egun on guztioi osoko bilkurari hasiera emango diogu mesedez bakoitza bere lekuetan

jakinarazten dizuet bosgarren puntua erretiratua izan dela eta bere lekuan hamaikagarrena ikusiko dela gai zerrendako lehenengo puntua galdera jone berriozabal bóveda euzko abertzaleak taldeko legebiltzarkideak hezkuntza hizkuntza politika eta kulturako sailburuari egina irakaskuntzarako

berriozabal andrea zurea da hitza bai eskerrik asko legebiltzarburua lehendakari sailburu eta legebiltzarkideok egun on pertsonak helburu
hori izan da legealdi osoan eusko jaurlaritzaren eguneroko

berdintasun eta ekitate printzipioak jarraituz berme hori neurri handi batean eskolatzeko ikasketa beka eta laguntzetan datza

zertan datza eusko jaurlaritzak indarrean dagoen legegintzaldian abian jarritako laguntza politikak unibertsitatez kanpoko eskolatzea bermatze aldera

legebiltzar presidente andrea lehendakari jauna sailburuok legebiltzarkideok egun on berriozabal andrea benetan eskertzen dut

eman zaidan aukera hezkuntzarako sarbidean berdintasun baldintzak bermatzea jaurlaritzarentzat lehentasuneko gaia delako pertsona helburu

konpromiso horretan hezkuntzara sartzeko berdintasun eta ekitatearen printzipioen bermea

jakina irakaskuntzaren unibertsaltasunetik abiatuta horiek horrela eskolaratze beken sistema funtsezkoa da gure hezkuntza sistema honek

hain zuzen ere printzipio horiek dira gure hezkuntza sistemaren ezaugarriak horretarako

diru laguntza horiek hainbat osagairi ematen diete erantzuna material didaktikoak joan etorria irakaskuntza

eta gure hezkuntza sisteman oztopo horien erruz atzean geratuko den ikasle edo familiarik izango ez dela bermatzeko ematen dira laguntza horiek

horregatik estatuko administrazioak errekerimenduak egin eta errekurtsoak jarri ondoren derrigorrean egin behar izan dugu gure beka sistemaren defentsa izan ere

hogeita hamar urte baino gehiago pasa ondoren estatuko administrazioa gure laguntze sistema eratzearen kontra agertu dela lehen aldiz guztiz onartezina

eskerrik asko berriozabal andrea gai zerrendako bigarren puntua galdera iker casanova alonso eh bildu taldeko legebiltzarkideak ekonomiaren garapen eta lehiakortasuneko sailburuari egina

eteteko hartutako erabakiaren harira jaurlaritzak emandako erantzunari buruz casanova jauna zurea da hitza

egun on guztioi pasa den martxoaren hamabostean

erabaki horren ondorioz hirurehun eta hogeita bost langileak lekuz aldatzeko asmoa agertu zuen galdera hau

ezkutatzen zuela behin betiko ixteko asmoa atzo langileek enpresarekin eduki zuten bileraren ondoren susmo hori berresten da zoritxarrez

benetan dagoena lantegia ixteko asmoa badela mehatxu hori gauzatuko balitz enplegua galdu dezaketen langile kopurua

momentu larri hauetan gaizki pasatzen ari diren eta bere etorkizunaz kezkatuta dauden langile hauei eta antzeko egoeratan dauden langile guztiei

guztiagatik honako galdera hau luzatzen diogu eusko jaurlaritzari jaurlaritzak badauka arcelormittal nazioarteko enpresak

presidente andrea lehendakari jauna sailburuok eta legebiltzarkideok egun on guztioi casanova jauna dakizun bezala jaurlaritza honek industria plan bat badauka garatzen hasiera hasieratik hori izanik gure ardatzetako nagusi bat industria mantentzea eta jarraitzea gure herrian eta batez ere bi kasuetan bata arazoetan dauden enpresetan baino baita ere etorkizunera begira

ari gara beti esaten dugu enpresa horrek plan industrial serio bat aurkezten duenean inbertsioak tarteko dituela eta enplegua mantentzea lortzen duenean jaurlaritza aldamenean eta laguntzen izango duela bai inbertsioak egiten bai formakuntzarako edo beste edozertarako eta hori izan da beti

eh bildu pnv

tapia anderea zurea da hitza eskerrik asko presidente anderea

gai zerrendako hirugarren puntua galdera blanca roncal azanza euskal sozialistak taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina margüello auzia izenekoan interes publikoak defendatzeari buruz roncal anderea zurea da hitza

gizartearekin hartutako konpromisoagatik gertatutakoa argitzeko prozesu judizialen laguntzen eta parte hartzen jarraituko dugu orain arte egin egin dugun bezala eusko jaurlaritzak orain arte bezala gardentasun osoz jokatuko du

eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna roncal andrea zurea da hitza

iritzi guztien gainetik gobernuari dagokiona epaileen lana errespetatzea da eta prozesu judizial honetan jarraitu egingo dugu beti ere
interes orokorraren defentsan hau dago beste guztiaren gainetik eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna
gai zerrendako laugarren puntua galdera iñaki oyarzabal de miguel euskal talde popularreko

lehendakariari egina eskola jangelen kontratazio publikoko iruzurrari eta hartu beharreko neurriei buruz oyarzabal jauna zurea da hitza

eskerrik asko oyarzabal jauna erantzuteko uriarte anderea zurea da hitza

lehiaren euskal agintaritzak zigortu duena catering enpresek izan duten kolusio jarduera da

sentsu honetan otsailaren hemeretzian legebiltzar honetan etorri nintzen eskola jantoki kontratazio publikoari buruzko informazio eta azalpenak ematera baina lehen esan dudan bezala

eskerrik asko uriarte andrea gai zerrendako

galdera gorka maneiro labayen mistoa upyd taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina atentatu terroristetatik bizirik irtendakoen arretari buruz

intervención gracias eskerrik asko maneiro jauna erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza

eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna gai zerrendako seigarren puntua interpelazioa

bi mila hamaseiko zerga bilketaren datuen aurrean hartu beharreko neurriei buruz pinedo andrea zurea da hitza

egun on lehendakari jauna pasa den otsailean hemen bertan gure kezka azaldu genuen

momentu hartan bi mila hamabosteko zerga bilketa oso labur geratu zela jada

ezbaian zegoela agerikoa zen hala ere zure gobernuak urriko diru bideen kontseiluan

ontzat ematen zituen eta ez zuen inolaz ere zerga sisteman

gaur baditugu bi mila hamaseiko lehenengo datuak bereziki otsaila arteko zerga bilketa datuak eta esan behar dugu datuek

izan ere bi mila hamaseiko lehenengo hilabeteetako datuen arabera ehuneko bat koma zortzi soilik handitu da zerga bilketa urteko datuekin alderatuz urte osorako ehuneko

jakin badakigu bi hilabeteetako datuak direla soilik eta esango diguzuela oraindik asko dagoela urtea bukatzeko

bi mila hamabostean jaurlaritzak berrehun eta hirurogeita hamazazpi milioi euro gutxiago izan zituen azkenean eta zuen hitzen arabera horrek ez du inolako murrizketarik suposatu aurrekontu inexekuzio arrunten bidez teknikoen bidez diru sarrerak txikiagoaren ondorioak konpondu dituzuelako

guretzat sinesgarria ez dena jakina murrizketak izatez bazeuden aurrekontu horietan egoera honen aurrean era ezberdinetako neurriak batzuk guk eh bildutik behin baino gehiagotan mahai gaineratu ditugu baina jaurlaritzak eta bere politika ekonomikoa sustengatzen duten taldeek

nahiago izan dute uneoro errealitatearen aurrean begiak ixtea hori izan da zuen aukera urte guzti hauetan

gabe jokatzea zerga politikaren inguruan hor jarraitzen duzue

kontrarreforma honek ez duela eman beharrekoa ematen gero eta agerikoagoa da

diru bilketa iturrietan ere ez duelako aldaketa sakonik sortu igoerak betiere

zergetan lortzen dituelako eta zer esan zorpetze politika eta defizitaren inguruan neurria bat ere ez eh bildutik eskua zabaldu dizuegu behin eta berriz gai hauen inguruan euskal gizartearen errealitate sozioekonomikoari

dizkioten neurriak planteatzeko eta horiek estatuari

mahai gaineratzeko baina berriz ere ezetza laster gaia hona berriz ere ekartzea espero dugu

ea non geratzen den ikusiko dugu estatuarekin negoziatu egin dela esaten duzue eta bi mila hamaseiko aurrekontuak jada hemen legebiltzarrean onartuan zenituztenean eta beraz hemen defizit muga finkatua

gauzatu zenuten ustezko akordio hori jaurlaritzak berak eman duen erantzunean agertzen denez akordio horren bidez estatuak beste autonomia erkidegoei inposatutako zenbateko berbera onartu duzue

hor guk ez dugu inola ere akordiorik ikusten beraz beste behin hemen gaude urteko aurrekontuek euskal gizarteak duen errealitateari erantzuteko

zuen eredua jarraituz huts egiten duzue gobernuaren aurrekontuek ez dute gizartearen ongizatea oinarri

politiketara bideratzen duzuen zenbatekoa behin eta berriz azpimarratzen duzuen arren

joan dira azken urte hauetan baina hori bai lehendakariarentzat mila egunetako balantzearen

oker jarraitzen duzue guk salatu izan dugu behin eta berriz gobernu honen aurrekontuek lehentasun batzuk aldarrikatzen dituztela eta berez beste batzuk dituztela baina egoera okerrera joateko arriskua gero eta

gero eta nabarmenagoa jada arazoa ez da soilik

izan beharrean estatuak ezarritako mugak eta jaurlaritzaren politika ekonomikoa

alderdien lehentasunak dituztela ardatz arazoa da aurrekontuak dituen hainbat eta hainbat partiden artean zeinetan egingo diren ordainketa atzerapenak nondik kenduko den dirua non aplikatuko dituen gobernu horrek edo aldiz ongizatearen oinarri diren politikak eta herriaren garapenak bultzatzeko tresnak indartzeko

neurriak hartzeko gai izango den gobernu hau hor dago gakoa honetarako ere lehendakari jauna lehentasunak

hemen jakin nahi duguna lehendakari jauna zein den zure gobernuak

neurriak aurreikusitako zerga bilketa ez betetzearen aurrean eskerrik asko
eskerrik asko pinedo anderea erantzuteko gatzagaetxebarria jauna

anderea jaurlaritzak dakizun moduan

ganbarara urtean zehar egiten dugun kudeaketarena badakizu

herri dirubideen kontseiluan aurreikuspenetan ikusten zen

bete ez genukeela gure aurreikuspena hasierakoa eta horrek arrazoi batzuek dauzka alde batetik egoitzadunen ez direnen

aldaketa handi bat eduki du eta da konexio puntuaren aldaketa batek

administrazio orokorrari beste aldetik balio erantsiaren zergaren

itzulketak egin direla bi mila hamabosteko hasieran zehar legeak esaten duen bezala hil hori amaitu lehen bestetik kontutan eduki behar dugu ere urte horretan nolako aldaketak egon diren batzuen zergako atxikipenetan

ohizko araudia denetik eta hori guk aplikatu behar dugu berdin atxikipenak murrizterakoan horrek eragina dauka ere

urtean zehar gertatzen den diru bilketarekin gero balio erantsiaren zergan ere ikusten duguna da nolako eragina eduki duen

merkatuan gertatu izan den gorabeherak

eta balio erantsiaren zergaren diru bilketa esparru horretatik datorrena eta eragin handia daukala gure erkidego autonomoan

eragina eduki du horiek adierazgarri edo adierazle eta ezaugarri diren puntuak

hori hor daukagu beste aldetik ikusi izan dugu errenta fisikoen zergak

balio erantsiaren zergak eduki du hutsune horiek beste aldetik ikusi behar dugu zerga berezietan ere igoera egon dela zerga berezietarako baita elektrizitatean baita errekinen zergan

kontsumoak orokorrean ere funtzionatu du balio erantsiaren zergan gertatzen dena da merkatu energetiko merkatuetan hori

frogatuta dago orokorrean gertatu da estatu osoan begiratuta esaten duzun

bi mila hamaseigarrena urtean bigarren hilabetean goaz kontutan eduki behar dugu

orain diru bilketaren kontuan hartuta daukaguna da ohizkoak hilekoetan izaten diren diru bilketako datuak hau da atxikipenak pertsona fisikoetan zerga berezitako guk hileko ordainketak eta hilero egiten diren ordainketak ere balio erantsiaren zergan

oraindik kontzeptu asko faltatzen dira adibidez egokitzapen kontzeptuan

lau hilabete pasa ondoren ez da gertatzen hori diru bilketa hori bestea kanpo harremanetan esportazioetan dago gure

hor diru sarrerak edukitzeko hiru baltzuen zerga baltzuen zergan

aitormenak eta kitapenak enpresaren aldetik hiru zatitako ordainketak egiten direnean enpresa handietan

eta urtean zehar hiru dira hau da hainbat elementu daude diru bilketan otsailean oraindik ez daukaguna zuk hori pinedo andrea ondo esan duzu adierazle guzti horiek kontuan eduki behar dugu

zelan dagon diru bilketa orain dela urte bi eta zelan dagon diru bilketa

eta zer emaitzak egon ziren hazkundea orain dela urtebete badakizu zenbat zen otsailean zazpi koma bost non geratu ginen

zelan geuden orain dela bi urte bi mila hamabostean hazkundea otsailean zen

diru bilketa orokorra urtekoa lau koma zortzian horregatik zeuk ere ondo esan duzu

ez da adierazlea bi hilabetetan gertatu dena orduan elementu hori

gero aipatu duzu zure hitzaldian ere aurrekontuari buruzko egonkortasunari eta jasangarritasunari buruzko

zure alderdiaren iritzi politikoa ezagutzen dugu sarritan eztabaidatu dugu horretaz ez noa sartzera aurrekontuen eztabaidan berriro

eta erantzuntzat ematen dut gure alderdiak eta gobernu honek nire agerraldian eta gure talde parlamentarioko bozeramaileak gorospek eta egibar jaunak emandako erantzuna badakigu

gai horretaz eta instituzio ezberdinak kolore ezberdinetakoak agintzen egon diren lekuetan ere zelan bete izan duten politika hori orduan ez noa sakontzera zeren horretaz asko eztabaidatu dugu

egonkortasunari buruz behintzat kudeaketa finantzario eta ekonomikoan eta

eta da gardentasuna eta zintzotasuna guk informazio guztia bidalita daukagu ganbarara

kudeaketarena bi mila hamabosteko kudeaketarena kitapen probisionala edo aldi baterako eginda daukaguna hor daukazue jaun andreok dena ez daukagu ezer ezkutatu hori da gure beharra zuen menpe eman eta zuek onartutako

horren jarraipena eta horren zuriketa eman eta hori da egiten ari garena orduan elementu guzti horiek esan dituzunak kudeaketarenak

egonkortasuna eta finantzen jasangarritasuna eta nola funtzionatu duen gure zerga sistemak eta zein epetan gauden bi mila hamabost bi mila hamaseigarrena urtean elementu horiek guztiok kontutan eduki behar dugu bakarrik

eskerrik asko gatzagaetxebarria jauna pinedo andrea zurea da hitza

sailburuarekin topatzen naiz lehendakariari zuzentzen diodanean interpelazio edo galdera bat badirudi

duela lehendakariak baina tira sailburuarekin betiko lez ulertzen gara badakigu zertaz ari garen ez dago arazorik nire aldetik sailburu jauna

azaldu didazu egoera baina neurri bat ere ez mahai gainean bat ere ez eta berriz ere erabili duzu bi mila hamaseiko datu txiki horiek azaltzeko bi mila hamabostean erabili zenituzten argudioak bai zuk

bizkaiko aldundiaren ordezkariek orduan

jarraitzen duzu esanez eta nik esan dut bi hilabeteetako datuak direla eta ados nago zurekin eta nik ez dut inoiz bestelakorik esango ni ere badakit zertaz hari naizen

hemen aurrekontuak abenduan onartu ziren eta nik hori mahai gainean hartu nuen

defizit mugaren helburua hiru urterako

bi mila hamaseirako baieztatu ipini aurretik adostuta geneukana baina guk bagenekien bi mila hamalauko amaieratik

adosten dugulako hirukoa izaten dena europako aurrekontu planifikazioan

hiru urterako dira eta guk bi mila hamalauko abenduan bagenekien bi mila hamaseikoa zein den egin duguna da aurtengoa baieztatu berriro baina hori bagenekien

finantza eta ekonomi txostena dauka eta aurrekontuaren memoria dauka eta dauka politikak nola dauden bideratuta sustrai horrekin hori azalduta dago dena eta horrekin dago eginda aurrekontua eta horixe da azalpena eta

hori da egonkortasunari buruz zuk esan duzuna ez dela defizita da helburu politikoa ez helburu politikoa da gure jaurlaritzaren

gure ongizate eredua bermatu eta gure

egoera zailean atzeraldi nabarmenean gu sartu ginenean gobernuan

handian geunden barne produktu gordina jauzita zegoen ehuneko bian hurrengo urtean ehuneko bat koma zortzian hirugarren urtean ehuneko bat koma lauan igo zen

gobernuan eta jokatu behar dugu politikan gure herriaren eta gure herrigintzan euskal ongizate eredua bermatu eta hori egiten ari gara eta gure

enplegua sortzeko eta berriztatzeko gure ehun ekonomikoa hori egiten ari gara eta egoera zailean gehiengorik ez daukagunean ganbaran

aurrekontu legeak indarrean eta onartzeko urtero egoera oso zailean izan da baina hori da gure erantzukizuna eta kontu arrazoi guztiak ematea eta kontu arrazoi guztiak ematen dugu gardentasunez eta zintxo jokatzen dugulako hilero hilero informazioa bidaltzen zuk ikusiko duzu eta ezer ez dugu ezkutatzen

ez dago ezer ezkutatzerik hori da zuek legebiltzarkideok jaun andreok

kudeatzen dugu informazioa bidaltzen gure legediak esaten duena gure betebeharreko informazioak esaten duena honela jokatzen dugu eta hor daukazu informazioa bai

eta baita bi mila hamabosta zelan izan den hori da gure betebeharra hori delako horrela jokatzen dugu eta esaten duzunean ez da

amaitzea gure kontu ekonomikoen

eta da kontu publikoak ulertu behar direla jasangarritasun ikuspuntutik guk belaunaldi honetan

eta da hurrengo belaunaldiari guk amaitzen dugunerako legealdi hau

beraien politikak egiteko hurrengo legealdian eta hurrengokoak ere gure ondorengoak gure semeak eta hurrengoak eta zuenak edo denonak agintzen duenari hori

jasangarritasunari izaera garrantzitsua arlo guztietan ekonomian ere

defizita ez duzu pentsatzen zuk

gure herrigintzako politiketan gure ongizate eredua

tresnak eta lanabes aurrekontuetako ikuspuntutik ondo kudeatu egonkortasun bat baina jasangarritasunekin hurrengo belaunaldiari emateko

eta hori lan gogorra izan da gehiengorik ez daukagulako ganbaran eta apaltasunez egin izan behar dugu akordioak nahi izan duenarekin gurekin adostu alderdi sozialistak hor eta eskertzen diegu alderdi sozialistari zelan

zintxo gardentasunez seriotasunez eta gure araudiak errespetatzen
eta hori da egiten duguna sarreretatik eta gastuetatik eskerrik asko eskerrik asko

gai zerrendako zazpigarren puntua interpelazioa gorka maneiro labayen mistoa upyd taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina arartekoak argitaratu duen euskadiko energia pobreziari buruzko eztabaida sozialerako oinarriak izeneko urtarrilaren hogeita seiko bat barra bi mila hamasei gomendio orokorrari buruz eta arazo larri horri aurre egite aldera

de extraordinaria relevancia gracias eskerrik asko maneiro jauna erantzuteko toña jauna zurea da hitza

mahaiburu anderea lehendakari sailburuok legebiltzarkideok egun on

hasi baino lehen maneiro jauna zeure izendapenaren berriagatik zoriondu nahi zaitut galderari bueltatu maneiro

eta arartekoak egindako gomendioaren oinarrian agertzen dena ere guk ere badaukagu

datuetatik dator oinarrituta horregatik ezagutzen genuen aurretik eta horregatik

txostenak aztertzen diren urteen garapena pobrezia eta prekarietatera

dagoela ikusi dugu eta ez pozik inork ez lezake ikusi

energetikoa deitzen den indikadorea da gizarte sozial beharrean inkestan pobrezia eta giza

indikadore artean bat da bai hau aipatu nahi dut

pobrezia energetikoari aurre egiteko martxan ipini

eta programa diferenteak izan dira familiak

eta alderantziz pobreziari orokorrean aurre egiteko martxan jarri

pobrezia energetiko horri aurre egiteko ere baliagarriak izango direlako

arartekoak bere errekomendazioan markatutako bidetik gabiltzala guztiok

ez pozik dena esan dutena baina gabiltza eta uste dut beteko dugula eskerrik asko toña jauna

eskerrik asko mahaiburu andrea permítame insistir señor maneiro

diru bilketaren aurreikuspenak prieto jauna zurea da hitza presidenta lehendakari recordará que en febrero

eskerrik asko prieto jauna erantzuteko gatzagaetxebarria jauna zurea da hitza

eskerrik asko prieto jauna lehenengo eta behin zuzendu egin behar dizut arlo batetan

diru bilketa negatiboa daukagula ez daukagu diru bilketa negatiboa

zure ekimenean ipintzen duzu diru bilketa negatiboan dagoela bat koma zortzian dago beharbada izango da idazterakoan egon delako akatsa baina hori garrantzitsua da aipatzea ez gaude diru bilketa negatiboan aipatzen de moduan bi hazkunde ekonomikoarena

nazioarteko ekonomian desazelerazio bat dagoela eta hor hainbat elementu daude

hori aztertzeko irakurtzen baduzu guk pasa den hamabost egunetan atera dugun euskal ekonomiaren txostena hor ondo azaltzen dugu zer gertatu den bi mila hamabostean eta zer ari da gertatzen

jauzi zen barne produktu gordina hurrengo urtean ehuneko bat koma zortzi hor bai negatiboan geundela gero joan gara hazkundetan

hazkundeak hor daude inportanteak dira eta hori egin dugu ere zuekin

ekonomia susperraldirako eta enplegua sortzeko hiru urtetako akordioa egin genuenean zuekin alderdi sozialistarekin eta lehenengo hitzaldian ere horrek erantzukizuna erakusten duela zuen alderdiaren aldetik eta gu horrekin ados gaude eta alderdi bien artean hitzartu genuen hori hor ere sartu genuenzerga politikari buruzko neurriak orduan

eredua izan delako euskal ongizate eredua bermatzea gure

bestetik osasun zerbitzua funtzionatzea hirugarren gure hezkuntza sistema ondo bideratzea eta zerbitzu nagusiak baita

eta arlo guztian baita ehun ekonomikoaren sustatzean ere

atzeraldi nabarmen batetik aterata eta gutxiengo batetan parlamentuan horrek

hiru urtetako akordioa eta betetzen ari gara zailtasunekin urte honetan ere akordioa daukagu eta aurrekontua tresna lanabes bezala politika ekonomikoan inportantea da inportantea da eta esan dizudan gauzagatik

euskal ongizate eredua eta enplegua sustatzeko indarrean eta horren

eta ikuspuntu batetik gure eta zuen eta gainontzeko legebiltzarkide guztiek hurrengo eta ondorengo belaunaldiei jasangarritasuna uzteko kontu publikoetan zeren eskubidea daukate

eskerrik asko gatzagaetxebarria jauna prieto jauna zurea da hitza

eskerrik asko txarli prieto jauna eskerrik asko

prieto jauna berbotsa

eskerrik asko eskerrik asko legebiltzarkide burua legebiltzarkide buru andrea prieto jauna esan dizudana ez baduzu nahi ulertu ez ulertu aurrekontu tresna eta lanabesak politikarako politikarako euskal ongizate eredua sustatzeko eta bermatzeko hori da zuekin hitzartuta dagoena eta azaldu dizut zein arlotan gabiltzan egiten politika eta daukagun aurrekontu esparruan ere jokatzen horretan

guk daukagun fiskalitatea zuekin hitzartuta inbertsio finantzieroak egiteko ondare handikoak

zerga marjinalak irpfan kapitalekoak bi puntu hemen gehiago

digu gure baliabideak politika egiteko eskerrik asko gatzagaetxebarria jauna

diana carolina urrea herrera eh bildu taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina garapenerako euskal lankidetzari buruz urrea anderea zurea da hitza
bai mahaiburu andrea egintzat ematen dut galdera erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza

bai giza garapenarekin konpromisoa gurea oso argia eta zehatza da uste dut horrela adierazten ari garela urtez urte

eta eskumenetan dagoenaren heinean legea ere betetzen saiatzen ari gara eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna urrea andrea zurea da hitza

lehendakari jauna zurea da hitza eskerrik asko legebiltzarburu andrea
euskal garapenerako lankidetzaren legea betetzea benetako lehentasuna ahal da eusko jaurlaritzarentzat

garapenerako lankidetza lehentasuna da eusko jaurlaritzarentzat eta gure erabakiekin erakusten dugu hori horrela dela nahiz eta zuk beste argazki bat irudikatu asteazken honetan zuk aipatutako garapenerako politiken koherentziaren inguruan nazioarteko jardunaldi bat antolatu egin dugu eta bertan adierazi nuena

bat badakigu zailtasunak daudela eta ez ditugu ezkutatzen aitormena

hiru urte hauetan lankidetza proiektu guztiak mantentzea izan da gure lehentasuna nahiz eta gehiago egin nahiko genukeen hiru euskadi da gehien inbertitzen duen erkidegoa hala eta guztiz ere ez nahi genukeen beste

demostratu egin du gizarte solidarioa dela badakigu zailtasunak daudela bai

hiru urte hauetan lankidetza proiektu guztiak mantentzea izan da gure lehentasuna eta azpimarratu egin nahi dut euskadi dela alde handiz gehien inbertitzen duen erkidegoa izan ere estatuan lankidetza deszentralizatuan inbertitzen diren hiru eurotik bat

daukan jarrerari buruz garrido andrea zurea da hitza eskerrik asko presidente andrea egun on lehendakaria sailburuok legebiltzarkideok

irregulares en ese escrito eskerrik asko garrido andrea erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza

galdera julen arzuaga gumuzio eh bildu taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina presoen sakabanaketa eraginkorra izan dela adierazteari buruz arzuaga jauna zurea

hartu zuen madrilen izandako foro batean eta bertan komunikabideek adierazi zutenez esan zuen dispertsioak

ez urrunketa ordea adierazpen horretatik nik bi ideia hartzen ditut bata da zure ikuspegitik dispertsioa eraginkorra izan zela eta

nik beti pentsatu dut presoen tratamendua edo kartzela politika batek

presoaren interesa eta presoaren giza eskubidearekin zerikusia duela baina

zure iritzia zure iritzia da kartzela politika

irakurketa utilitarista bat egiten duzu eta kontuz

egiten duen irakurketa bera nik beti pentsatu dut sakabanaketa giza eskubideak urratzen dituela eta

horrela izan da baita ere legebiltzar honetan hartu izan diren erabakietan

ekainean non esaten den presoen eta senideen urraketa dela sakabanaketa eta horregatik amaitzea eskatzen da baina pentsatzen dut ez dela hau zuk lehendakari jauna madrilera eraman duzun iritzia edo ikuspegia ez legebiltzar honetan hartutako iritzia

eskerrik asko arzuaga jauna erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza

lehendakariaren iritzia ezagutzeko ez da behar madrilera joatea eta han esandako esaldi bat okertzea bihurritzea eta irakurketa maltzurra egitea eta ez diot zugatik komunikabide batzuk aipatu egin dituzu

nik neronek esandakoa nola islatu egin den komunikabide batzuetan beraz ez dezagun nahastu sakabanaketaz esan egin nuena eta esan ez nuena

lehendakariaren eta gobernuaren iritzia idatzita dago eta ez da aldatu irakurri

eta hitz eman programa hori da nire apustua eta benetan sakabanaketari buruz legebiltzar honetan hartutako

urruntze politika da zentzurik ez duena eta adibide bat jarriko dizut

hobeto ulertzen den preso guztiak kanariar irletako kartzelan elkartuz denak kartzela batean

hori egin eta familien arazoa areagotu egingo litzateke ez dispertsioarekin sakabanaketarekin bukatu egin delako denak kartzela batean jarri egin ditugulako baizik eta urrunketaren ondorioz gakoa beraz

gure iritzia idatzita dago urruntze politikaren aurka gaude

bide honetatik hain zuzen ere urruntze politikak eta sakabanaketa biak batera bukatu egin dira
eskerrik asko lehendakari jauna arzuaga jauna zurea da hitza bai lehendakari jauna nik
ez ditut hartzen komunikabide batean agertzen diren interpretazioak

baizik eta nik zure hitzak nolabait interpretatu nahi ditut eta ezagutu nahi ditut esaten didazu ez nahastea dispertsioa eta urruntzea y pienso que precisamente

y vulnera derechos humanos eskerrik asko eskerrik asko arzuaga jauna erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza

familietatik gertuen dauden kartzeletan betetzea beraien kondena eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna
gai zerrendako hamahirugarren puntua galdera jon azkue manterola euskal sozialistak taldeko legebiltzarkideaklehendakariari egina

eskualdeen dinamizazio ekonomiko eta sozialerako planei buruz azkue jauna

egun on denoi lehendakari jauna oraingoan ere bruselasi eta madrili eskatu behar diet

ganbera honetako eskaera bat da kaltetutako enpresen langileena azpikontratena eta industria auxiliarrena alkateenak eta

horretan behintzat lehendakari jauna ados gaude baina zalantzak ditugu jaurlaritzak dituen eskumenez baliatuta bere eskuetan dagoen guztia egingo ote duen ala ez

azkue jauna erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza eskerrik asko legebiltzarburu andrea
jauna nik uste dut sailburuak berak nahiko erantzun egin duela lehen izandako galdera batean baina nolanahi ere niri zuzendutako galderari erantzunez

eskerrik asko azkue jauna erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza

beraz eusko jaurlaritzak lanean jarraitu behar du proposamenak egiten proposamenak egiten

erabat ez ixteko aktibitatea mantentzeko eta enpresari eskatzen diogu langileei eta familiei behin behingozko neurriez gain

erakutsiz baita ere euskadin dituen beste fabriken aldeko konpromiso sendoa erakustea

inbertsioak sustatzea eta etorkizuneko bideragarritasuna bermatzea eta eusko jaurlaritzak beste erakundeekin batera bere eskumenetatik gain

eta laguntza osoa eskaintzen jarraituko du eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna
gai zerrendako hamalaugarren puntua interpelazioa maría del carmen lópez de ocariz lópez de munain euskal talde popularreko legebiltzarkideak ekonomiaren garapen eta lehiakortasuneko sailburuari egina

eskerrik asko lópez de ocariz andrea erantzuteko tapia andrea zurea da hitza

andrea lehenik eta behin lópez de ocariz andreak datu batzuk eman ditu baina utziko didazue gure erremolatxa alorreko ekoizpenari

araban ehun eta hirurogei bat nekazarik osatzen dute sektore hau eta zuk zeuk esaten zenuen bezala araban bakarrik gutxi gorabehera bi mila hamabostean bi mila hamazazpi hektarea landu dira eta

izan dira horrek suposatzen du etekina izan dela

hektareako eta produkzioaren balioa guztira

izan da guztira bi milagarrena urtean

hirurogeita hamar tona hektareako ekoiztetik gaur egun

handia egin da eta erremolatxa sektorearen beste ezaugarri nagusietako bat horietaz aparte eta hor esfortzu handia eginik nik azpimarratu nahi nuke salerosketarako ekoizleen eta industriaren arteko kontratuko harremanak ezartzeko profesionalen arteko akordioa izan dela bakarrik diru laguntzak jarriz edo etekina lortuz hori ez da posible denok dakigun bezala

en esas reuniones de trabajo eskerrik asko eskerrik asko tapia andrea lópez de ocariz andrea zurea da hitza

eskerrik asko tapia andrea gai zerrendako

maider otamendi tolosa eh bildu taldeko legebiltzarkideak enplegu eta gizarte politiketako sailburuari egina

funtziotan dagoen ministroen kontseiluak pasa den martxoaren hemezortzian auzitegi konstituzionalera jotzea erabaki zuen legebiltzar honek onartu zuen etxebizitza legeari konstituzio kontrakotasun helegitea aurkezteko

contra varios artículos baina garbi esaten duena arrazoia da

eta zertarako eraikitzen dira ba etxeak hutsik egoteko

espekulatzeko estatuaren eskumenak urratzen omen ditu lege hau autonomia erkidegoak etxebizitzaren gainean duen eskumenaren baitan onartu

erabakia larria da oso zuzen zuzenean autogobernuari egiten baitio eraso argi geratzen da

onartzeko eta errespetatzeko prest haren obsesioa estatuaren birzentralizatzea baita non gelditzen dira gure eskumenak

gero eta nabarmenagoa da estatu burujabea behar dugula erabakiak hemen hartu behar ditugu

parlamentu honen gehiengoak hartzen dituzten erabakiei

estatu erasokor baten atzaparretatik urrun eta helegitea larria da baita ezbaian jartzen duelako etxebizitza izateko funtsezko eskubidea bermatu beharra horixe da legebiltzar honek onartu zuen etxebizitza legearen helburua eta oinarria administrazio publikoak herritar guztiei etxebizitza eskubidea bermatu behar diela finean oinarrizko printzipio horren aurka jo du rajoyren gobernuak

aitortzen duen arren funtsezko eskubide horren izenean etxebizitza legeak

orain arte eskubide teorikoa baino izan ez dena modu praktikoan gauzatu ahal izateko eta bereziki tresna eraginkorrak

bai hutsik dauden etxebizitzen kanonarekin etxebizitza hutsak merkaturatzeko bide oso eraginkorra dena baita alokairurako derrigortasuna kontenplatzearekin eta noski baita bere helburu soziala betetzen ez duten etxebizitzen desjabetzearekin

etxebizitza eskubide subjektiboa aitortuz espekulazioaren gainetik ikuspegi sozial batetik hori aurrerapauso handia izan da

atzera eraman nahi gaitu berriro ere iragarri duen helegitearen bitartez

etxebizitza duina izateko eskubide subjektiboa zalantzan jartzeaz gain kaleratzeen kontrako neurriak indargabetu nahi ditu besteak beste

erabilera emateko neurriak egotzitako funtzio soziala betetzen ez duten etxebizitzetan esku hartzekoak bankuen etxebizitzei

eta oro har gaur egun dagoen etxebizitza beharra asetzera zuzendutako neurriak

egoera bat non milaka lagunek ez duten etxebizitza eskubidea bermaturik eta bitartean gutxi batzuek negozio espekulatzaileen bitartez

ez dute ezertarako balio eskubideak erabiltzeko gauzatzeko dira eta hori da etxebizitza legearekin lortu duguna beraz etxebizitza legearen aurka jotzea herritar guztien oinarrizko eskubideen aurka jotzea da

eta nola ez gehienetan bezala behar gehien dutenak izango dira oraingoan ere kaltetuenak

eh bilduk kaleratzerik gabeko euskal herria nahi du eta etxebizitza legea tresna baliagarria da horretarako kaleratzeak saihesteko

ez da etxe gabetzeak eragoztea finantza erakundeen interesak babestea baizik

eta esan bezala argi utzi du baita ere herri honek burujabetza osoa behar duela herritar guztien eskubideak babestu nahi baditu

jarraituz gero helburu hori ezinezkoa izango delako eta behin puntu horretara iritsita

ari dela eajren ikuspegi alderdikoia gailendu egiten zaiola autogobernuaren defentsari etxebizitza legeari dagokionez nabarmena da jaurlaritzak ontzat ematen duela gobernu espainolaren helegitea are gehiago jaurlaritza helegitearen zain zegoen hala dirudi behintzat legea onartu zen egunetik esan daiteke hasiera hasieratik

azken batean etxebizitzaz hitz egiten badugu eajk eta ppk interes berberak ordezkatzen eta defendatzen dituztelako eta interes horiek

honek bankuen eta espekulatzaileen interesei egiten die hemen eta ez herritarren interesei agerian geratu zen legearen eztabaidan eajk eta ppk obsesio berdina zutela jabetza pribatua defendatu

hau da ez zenuten nahi utzik dauden etxebizitzen kanona ezta desjabetza aukerarik aurreikustea

epaitegietan irabazi nahi duzue eh bilduren iritziz

hitzez gobernu espainolaren helegitearen aurka agertu zarete baina iruditzen zaigu oinarrian

argi esanda urkulluk eta eajk beren hasierako helburua lortu dute eskuak zikindu gabe lan zikina etxebizitza legea indargabetu nahi duen helegitea rajoyk egin dizuelako

eusko jaurlaritzak estatuko administrazioak eginiko lankidetza izapideari ekiteko eskaera onartu zuela adierazi zeniguten

bildu al zen aldebiko batzordea hala bada zeintzuk izan ziren defendatu ziren irizpideak ez da izango behintzat legea onartu zuten alderdiekin

eta zeintzuk izan ziren jasotako erantzunak eskumenen koordinaziorako zuzendaritzak eginiko eskumenen txostenean

gauden egoeran egonik zer egiteko asmoa du jaurlaritzak etxebizitza legearen helburua eta oinarria zen etxebizitza izateko eskubidea bermatzeko

eskerrik asko otamendi andrea erantzuteko toña jauna zurea da hitza

legebiltzarkideak egun on lehenik eta behin

hiru barra bi mila hamabost etxebizitza legea bi mila hamabosteko ekainaren hemezortzian onartu zela eta irailaren hogeita seian sartu zela indarrean eta

bi mila hamaseiko urtarrilaren batean hasi zen martxan lege hau indarrean sartu baino lehenago uztailaren hogeita bian

etxebizitza lege proiektu aztertuta hainbat artikuluekin ez zegoela ados zehazki hiru lau sei bederatzi berrogeita hamasei berrogeita hamazazpi berrogeita hemeretzi hirurogeita hiru hirurogeita lau

laurogeita hiru laurogeita lau artikuluak eta legearen lehenengo

gobernuaren errekurtsoa ez hori ez pnvk ez gobernuak ez lehendakariak

faltaría más etxebizitzaren legeari dagokionez jaurlaritzak testua testu osoa defendatu zuen honen konstituzionaltasuna eta legalitatea defendatuz

konstituzionalaren aurrean helegitea ez aurkeztea eskatu genuen gobernu zentralari ordutik hona gobernu zentralak

eta ezta ondoren funtziotan egon den garaian berez ez da gure gobernuarekin kontaktuan jarri

aztertzen dugun gai honen inguruko kuestioetan sakontzeko egia esanda beste batzuetan ere ez beraz jaurlaritzak kooperazio komisio bilateralean eta akordio interpretatiboa lortzeko sortutako lan taldean egin duen lanarekin

legea osoa osoa batetik disposizio adizional azkeneraino mantentzeko ahaleginak egin du hori egin du eta horrela jarraituko du barik lehenengo egunean esan genuen legebiltzar honek jasoan legea denon

eskerrik asko toña jauna otamendi andrea zurea da hitza

estatuaren aldetik mespretxua dezentea dela guk gure aldetik behintzat eh bilduk ez du

etxebizitza legearen aurkako helegitea auzitegi konstituzionalean gauzatzen denean legearen artikulu garrantzitsu batzuen aplikazioa eten dezake hori dela eta eh bildutik

legebiltzarrak onartutako testuak indarrean jarraitu dezan konstituzionalak behin betiko erabakia hartu bitartean gobernuak

suspentsioa ematen bada bere aurkako helegitea aurkeztuko duzue gobernuarentzat artikulu garrantzitsu hauek indarrean jarraitzen dute beraz

ez da inongo arazorik gainera helegite hori aurkeztu ezkero zilegitasun osoz legearen aplikazioarekin jarraitu genezake

helegitea aurkeztuko duzue legebiltzarrari guk behintzat proposatuko diogu helegiteak aurkeztea baina eta gobernuak zuzenean egingo du

adibidez jenderik gabeko etxebizitzen erregistroa sortu beharra jasotzen du legeak

prestatzen hasi ahal zarete jada gobernuaren ardura da baita etxebizitza gaietarako

zerbait egiten hasiak zarete gobernuak

zerbait egin duzue zentzu horretan alokairurako erregistroa jarri duzue martxan bai hori bai eta ez kritika gutxirekin gainera bai maizterren aldetik eta baita sektoreko profesionalen aldetik gaur bertan ere prentsan irakurri izan ahal dugunaren arabera legeak ezartzen du birgaitzera bideratutako bitartekoak

gainerako bitarteko publikoak alokairura bideratuko direla ehuneko laurogeia lehen bost urtetan eta ehuneko ehuna hortik aurrera zerbait egin da bide honetatik

ondo baino hobeto dakizue zeintzuk diren eginbeharrak beste kontu bat da egiteko borondaterik

eskerrik asko otamendi anderea toña jauna zurea da hitza erantzuteko

eskerrik asko mahaiburu anderea otamendi anderea jaurlaritzak kooperazio batzorde bilateralean egindako defentsa egin arren aurreko martxoaren hemezortzian espainiako ministro kontseiluak

helegitea ezartzeko eskatu zion inkonstituzionalitate helegitea hutsik dagoen etxebizitzaren beharrezko okupazioa

errekurritutako artikuluak indarrean jarraitzearen defentsa egingo du defentsa egingo du honekin etxebizitza beharra duten pertsonengan

saihesten gain berme juridikoak garantizatu nahi da hau guztia etxebizitza arloa dugun eskumen esklusiboa dugunaren anparoan

toña jauna amaitu da denbora gai zerrendako

galdera susana corcuera leunda euskal sozialistak taldeko legebiltzarkideak ogasun eta finantzetako sailburuari egina enpresa txiki eta ertainei eta autonomoei finantza laguntza emateko bi mila hamabosteko planaren emaitzei buruz

eskerrik asko corcuera andrea begira indarrean daukagun bi herri egitarauak dira bat

lehengo gobernua lehendakari lópez zenean ipinitakoa

ingurua aldatu da ekonomikoki begira bi mila hamabian gobernua

atzeraldi nabarmenean topatzen zen hau da barne produktu gordina ehuneko bian ezartzen zen

azpitik eta zorionez azkeneko bi urteetan hazkundea izan da

inportantea ehuneko bat koma lau bi mila hamalaugarrena urtean eta bi mila hamabostgarrena

hori testu ekonomiko inguru hori kontutan eduki behar duzu hau da

corcuera andrea alde batetik zer gertatzen da eskaintzaren aldetik

enpresak hobetzen hasi dira eta hirugarrenez zorpetzea

gutxitu egin da testu inguru bi horiek suposatzen dio

gobernu honek eta lehengo gobernuak eta programa biak

indarrean jarraitzen dugu baina testu ingurua aldatu da ikusten baduzu europar batasuneko banku zentralaren inkestak interesanteak dira eta

estatuan daukaten arazoa finantziazioarena gutxitu da arazo hori finantziazioarena ehuneko hemezortzitik ehuneko

horixe da testu inguruan gertatu dena enpresak kaudimen gehiago daukate

orduan eskaintza eta eskaera finantza merkatuetan

horrek suposatzen du gertatu dena herri programaren

konpromisoa daukagu guk gobernu programan eta konpromisoa daukagu ere zuekin alderdi sozialistarekin mantentzeko programa horiek bi programak

dakizun moduan eta informazioa geuk emandakoa da euriborraren tasa

diferentzialak ere gutxitu une honetan interesak ipinita ditugunak corcuera andrea ehuneko bata da

bata ehuneko bata hiru urteetarako

bost eta zazpi urteetarako orduan esan ahal da zenbat eta mailegu merkeago egon

egiten direnak ere gutxiagoak dira zergatik ba azkenean finantza merkatuan egon delako eta uztartze horrek eskaintzak eta

zaizu denbora agortu zaizu corcuera andrea zurea da hitza

muchas gracias eskerrik asko corcuera andrea

osasuneko sailburuari egina barrualde galdakao esiko etengabeko arretaguneetan pertsonal sanitarioak eta ez sanitarioak dituen funtzioei buruz roncal andrea

eskerrik asko presidente andrea legebiltzarkideok eguerdi on

larrituta nengoke noski testua modu berean

erakunde horretako arduradunei kargu hartuko nieke bueno

gehiengo zabal batek musutruk hartu du parte

muy favorables proba pilotuaren ebaluazio txosten guztiak izan ziren proba horrek ebatzi zuenez horrenbeste kezkatzen zaituen erabaki zuhaitz hori gauzak errazten dituen tresna bat da

puntua galdera rebeka ubera aranzeta eh bildu taldeko legebiltzarkideak osasuneko sailburuari egina marguello auzia dela eta legebiltzarreko ikerketa batzordeak eginiko gomendioak betetzeari buruz ubera anderea

martxoa hasieran bilboko hiru instrukzioko epaitegiak amaitutzat eman zituen eginbideak eta ondorioztatu zuen badirela nahiko zantzu

elorriaga eta fernández ustezko lau deliturengatik akusatzeko

influentzia trafikoa bidegabeko diru publikoaren erabilera iruzurra eta funtzionarioei debekatutako negoziazioengatik aurretik

auzitegiak artxibatu egin zuen eta ez dakigu orain aipaturiko pertsona horiek akusatuak izango diren ala ez

baina guk badugu gure bidea eta jaurlaritzak asko egin

eta darpón jauna osasun sailaren esku dago aipaturiko ustezko delitu horiek administrazio publikotik ezabatzeko eta tolerantzia zero leloa kudeaketan neurri zehatzekin aplikatzeko baina horretarako borondate politikoa behar da eta ez dakiguna da

borondate politikorik duzuen ikusita

manifestua zuk zeuk eta besteak beste gaur egun osasun sailean dauden viñegra jaunak eta maría jesús múgica anderea

ez zen soilik manifestu bat filtrazioaren aurkakoa

ez duzuela borondaterik erakutsi etxe honetan bertan egon zen ikerketa batzordeak onartutako gomendioak betetzeko hemen gomendio batzuk ditugu osoko bilkura honetan onartutakoak eta bestetik nik galdera honen zioan jasotzen nituen gomendioak euzko abertzaleak taldearen boto partikularra gomendioak eta zuek han eskakizun zehatza egiten

zenioten jaurlaritzari baina orain zuek zaudete jaurlaritzan eta zuek bere momentuan jaurlaritzari eginiko gomendioak ere ez dituzue kontratazio irizpideak egokitzea lehia bultzatzea kontratazioetan bateraezintasun erregimena aztertzea beraz

baita ere osasun sailaren kudeaketa hobetzeko galdera zuzena da darpón jauna ikasturte politikoa bukatu aurretik margüello auziaren ikerketa batzordea emaniko gomendioak

dituzue gutxienez zuen boto partikularretan jasotakoak eskerrik asko ubera andrea erantzuteko darpón jauna zurea da hitza

eskerrik asko presidente andrea legebiltzar kideok ubera

nik galdetu dizudana da etxe honek onartutako gomendioak betetzeari buruz

bata da bide judiziala eta beste bidea da politikoa eta hemen ere zeregina dago jaurlaritzak erantzukizun bat dauka eta zuek borondaterik ez baldin baduzue ere

erroldatu dugula eta eztabaidara ekarriko dugula osoko bilkura honetan ikerketa batzordeak onarturiko gomendio horiek betetzeko eskatuaz

irizpideak egokitzea beharrezkoa da barneko kontrolak indartzea beharrezkoa da lehentasunez

horrelako kasuak administrazio publikotik ekiditeko hainbeste aldarrikatzen den tolerantzia zerori neurri zehatzekin

hemen hitzetatik ekintzetara pasatzeko ordua delako bai
eskerrik asko ubera andrea darpón jauna zurea da hitza

gai zerrendako hemeretzigarren puntua interpelazioa patxi elola azpeitia euskal sozialistak taldeko legebiltzarkideak ingurumen eta lurralde politikako sailburuari egina

zurea da hitza eskerrik asko
mahaiburu anderea egun on guztioi egun on sailburu

gaurko interpelazio honetan zehazki donostia deba deba donostiako tramuaz hitz egitera gatoz

gaueko zerbitzurik ez duena esan dut garbi donostia deba deba donostia harritzen gaitu jaurlaritzak bizkaian gaueko garraioaren alde apustua egin izateak

hiri garraioa erabat hedatuta eta finkatuta dagoela bizkaiko

azken urteetan ahalegin handi bat egin zuen zerbitzu publikoa ezartzeko baina gaurko honetan eta gure interpelazio honetan

buruz hitz egiten aisialdiaz bakarrik ere ez

ere ostalaritzaren sustapenaz eta merkataritzaren sustapenaz ari gara

eskatzen ari garena da hendaiatik debaraino donostiatik pasatuz makina turista etortzen dira handik donostiara frantsesak gehienbat baina beste askok ere donostialdera

bai topoaren saretik bai oarsoaldetik

aukera izan dezaten kostaldera debaraino gauez etortzea edo joatea eta bueltatzea

joatea eta itzultzea ordu lasaiagotan

edukiko dituzu datuak baina zuzenean eragina dituen biztanleak deban

hogeita bi mila zortziehun eta laurogeita hamar eta aia orio

eta lasarten hemezortzi mila laurogeita bi denera

eta donostian ehun eta laurogeita sei mila laurogeita bi kontutan izanik inguru horiek kosta ingurua

beraz kopuru hauek askoz handiagoak izaten dira udara eta opor garaietan eta

de zarautz uste dut eta oker ez banago

bisitari asko ez du izaten zeren eta oso espezializatua izaten delako baita ere zumaiako

altxor geologikoa munduan zehar ezaguna eta orain azkeneko

aurkitu dute beste aberastasun gehiago beraz jende gehiago etorriko da baita ere eta ekain eta debako leize zuloak labar pinturetan aberatsak direnak baita ere

baita ere moztuta geratzen dira deban gipuzkoarrak direnak bai eibar elgoibar eta mendaro

sailburuordeak esaten duena bisitatu behar dena ere eta inguru horretan zuzenean eragina dutena berrogeita bat mila biztanle dira baina keinu txikiek ere

zonaldeko enpresa txiki eta biztanleen onurako badirudi alderdi popularraren gobernuak ez dituela finkatuko epeak betetzeko bi mila hemeretzian esan zuen beteko zuela eta orain

baina madrilera kulpa botatzera erraza da baina

gu gaur interpelazio honetan hainbeste herritarrek egin duten eskaera honetan erantzutea

zeren eta usten dugu zenbait gipuzkoar garraio publikoen

legebiltzarreko batzordean onartutako legez besteko

hau dena azaldu ondoren ulertuko duzue gure interpelazioaren arrazoia

esango dizut bukatzeko zeintzuk dira zure sailak donostia eta urola kosta debabarrena tramoan euskotrenen

oraindik ere martxan ez jartzearen arrazoiak edo zehatzago

zeintzuk dira eusko jaurlaritzaren asmoak gau trena

izan dezaten bermatzeko euskotrenen sareak duenean noski eskerrik asko

oregi anderea zurea da hitza

egun on guztioi bai bi mila hamairuko irailaren hogeita hiruko legez besteko proposamenaren bidez eusko jaurlaritzari eskatu zitzaion

agintaritzarekin batera donostia eta urola kosta arteko garraio zerbitzua handitzeko kirol gizarte

baita asteburu gauetan ere horren ondorioz

aztertu beharra ezartzen duen ohiko prozedurari jarraikiz

aztertu zituen adierazitako korridoreko eskariaren ondorioz

abiatuta teknikariek osatutako euskotreneko eskaintza batzordeak erabaki zuen adierazitako ordutegietan estimatutako eskaria ez zela trenbide zerbitzu bat abian jartzeko modukoa hala ere ekitaldi berezien beharrak betetzeko zerbitzu batzuk eskaini ziren batez ere kontzertuetarako eta ia ia ez zegoen eskaririk

erabiltzaileei dagokionez euskotreneko eskaintza batzorde teknikoak egindako estimazioak berretsi ziren eta jo zen errepide bidezko zerbitzua egokiagoa izango zela adierazitako ordutegietako mugikortasun beharretarako

ez erantzunarekin zeren nik ez det bat egiten zuk emandako datuekin ezin ditut kontrastatu hain zuzen ere inoiz ez dalako jarri

gau trena beraz hipotesitaz ari zera hitz egiten eta nik galdetzen dizut bilbo bermeoko tramo horretan hipotesi horiek

jarriko al zen gaur egun tramo hori ze tramo hori dakizun bezala zeuk ere emandako datuen arabera

egindako galdera bati erantzun zenion galdera zen zenbatekoa da erabilera ehunekoa bermeo eta bilbo arteko gau trena zerbitzuaren toki

hogeita zazpi koma zortzia esan dezu media berrogei dela orduan honek ez du betetzen beraz

orain berriro ere hipotesiez zehatzekin jakinda kenduko al lukete

bermeoko ibilbide hau gu ez gaude

ibilbide hori gau trena kentzearen alde ezta gutxi ere guk nahi deguna eta nik uste det nahiko

ez datuekin baina bai inguru horrek ze eskaintza ematen dien donostiarrei eta ingurukoek donostiarantz

baina zeuek ere hipotesitaz ari zarete hipotesi horiek gaindi dezakegu benetan jartzen badezue udara baten froga eginaz eta

galerakoa baldin bada kendu baina galera ez da izan behar ekonomikoa bakarrik zeren eta

ni neu zarauztarra naiz igarri zaidan bezala baina eskatzen deguna da

onura sozialak ekonomia sustatzeko zeren esan dezakezu buelta gauez egiten da baina

kostalde osoa landuaz ibiliaz ezin dezu

izan edo izan dezakezu baina planaren arabera gero baita ere eskaintza batzorde honek erabiltzen ditu esan dezu eta lehengoan ere orain hiru aste edo galdera egin nizuen belodromoarako

orduan trena gehitzearen arrazoiak eta esan zenuen baita ere eskaintza batzordeak erabaki zuela

eskaeraren arabera edo suposatzen danaren arabera

etorrita daude baita eskaera batzuk eskaera herritar askoren ordezkarienak jakingo dezu zarauzko udalak

pleno baten eta aho batez eta ordun zeuden aralar ezker anitza

pnv euzko alderdi jeltzalea eta bildu

eta zumaian ere garai berdinean berdin berdina egin zan eskaera ez bada herritarrok udal ordezkariok gure herria gure herritarren beharrak ezagutzen ditugunok

ez dute eskaintza batzorde horrek kontuan hartu ez dute aintzakotzat hartu nik usten det berriro ere buelta bat eman behar diozutela eta

ezin dira inguru bat zonalde bat baztertuta utzi gure ustez hala izan behar du eta bestela datuak ekarri bestela nahi baduzu eta ez gaude horretan hasiko baina eskatzen hasiko genituzke

konparaketa errealak egiteko tramo guztien erabilerak besterik ez
eskerrik asko elola jauna erantzuteko oregi anderea zurea da hitza

eman behar dugulakoan guztiz ados baina zerbitzu publiko hori ez du zertan izan behar beti trena zerbitzu publikoa

kontuan hemen legez besteko proposamenak eta kontu guzti horiek eta horregatik ipintzen dugu batzorde teknikoaren esku hor aztertzeko eta ikusteko

zelako txostenak dauzkagu horren inguruan aurreko guztiaz gain gipuzkoako foru aldundiak

euskotrenek errepide bidezko zerbitzuetan eskumena duen erakunde horri honako hau aztertzeko proposamena helarazi zitzaion

hobetzea gipuzkoako gainontzeko lurralde zerbitzuak osatzeko asmoz hori

eta kostuak egokiagoak izango lirateke zerbitzuaren ezaugarriei erreparatuta zehazki gaueko zerbitzua zumaia eta deba donostiarekin lotzeko autobusen bidez osatzea proposatzen zen

kontzertuetarako tren berezien estimatutako eskariaren eta errealaren arteko aldeari dagokionez lehenago azaldutako arrazoiak direla eta

autobusa ematen zuen alternatibarik zuhurrena mugikortasuna bermatzeko ez ezik trenbide zerbitzua ezarri aurreko balizko beharra

onena eskaintzeko asmoz horretarako eskari bati erantzuna eman beharreko ekitaldi guztietan egoten saiatzen dira gainera baliabideak optimizatzeko politika ezarri

eta zehazten dute zein den mugikortasun beharretara ondoen egokitzen den garraio mota jasangarritasunaren ikuspuntutik aztertuta
eskerrik asko eskerrik asko oregi andrea gai zerrendako hogeigarren puntua galdera

de munain euskal talde popularreko legebiltzarkideak ingurumen eta lurralde politikako sailburuari egina gasteizko tranbia hedatzeko

eskerrik asko lópez de ocariz andrea erantzuteko oregi andrea zurea da hitza

eskerrik asko oregi andrea lópez de ocariz andrea zurea da hitza

su partido político apoya este tranvía y apoya este trazado eskerrik asko oregi anderea amaitu zaizu denbora gai zerrenda agortu denez osoko bilkura